arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako bosgarren puntua

ebazpena hartzea euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eitbren programa kontratua bertan behera uzteari buruz

eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd

ni la ocasión para presentar eskerrik asko llanos anderea

arratsalde on guztioi euskal herria bildutik argi adierazi nahi dugu kontratu programa bat bere horretan egoki

egoki ikusten dugu hiru lau bost urtetarako hitzarmen bat horrek nolabait gauzak beste perspektiba batekin egiteko aukera ematen duelako eta egin behar den horri ere eraginkortasun gehiago atera dakiokeelako beraz kontratu programa bat esan bezala ongi ikusten dugu

nagusiki muinean bi arazo ikusten dizkiogu bat nola egin den ze momentutan eta nola egin den eta beste alde batetik

fondo y forma noiz eta nola egin da esan da aurretiaz hitza hartu dutenek ere esan dute legealdi bukaeran egiten dela egia da ez da logikoa legealdi bukaeran egitea baina guretzat ez da hainbeste legealdi bukaeran egiten dela hemen adostasun bat balego ganbera honetan adostasun bat balego eitb izan behar denaz adostasun bat balego bere ereduaz ikusiko bagenu momentu honetan eitb ez dagoela gainbehera baten eta jokatu behar duen funtzio

eta ondo betetzen ari dela alegia legealdi bukaeran egitea ez litzateke akatsa bere

eitbk uste dugulako bere ibilbide propioa izan behar duela gobernuek edo legealdiek izan behar duten denborei loturik egon gabe

edo egin da kontratu programa hau ganbera honetan behin baino gehiagotan azpimarratu da

ereduaz hausnartu egin behar dela eitb agortua

baten baitan kokatzen delako ganbera honetan bertan batzorde berezi baten sorrera ere adostu zen

zentsu honetan ondo legoke gogoratzea alderdi sozialistari ere berak kontu hau aipatzen duelako

presidentzia bere esku dagoela eta berari dagokiola komisio hori martxan jartzea ere bilkura bat bera ere ez da burutu baina kontua da arazoak bere horretan jarraitzen duela

egoerari inondik inora erantzuten ez diona orduan egoera guzti horretatik testuinguru horretatik abstraitu egiten gara eta egunetik gauera

mahai gainean eta guretzat dagoen eskaera hori hausnarketarako eta eztabaidarako dagoen eskaera hori gutxiestea eta hori albo batera uztea guretzat ez da logikoa bestetik bi mila hamairu bi mila hamasei epealdirako plan estrategiko bat sinatu zen eta dirudienez oraindik bi mila hamaseian gaudenez ba suposatzen dugu hori ere martxan egongo dela baina ez dugu uste ere inolako balantzerik horren inolako nondik norakoen azalpenik eman gabe beste urrats bat ematea eta bi mila hamasei bi mila hemeretzi epealdirako beste halako plan bat beste halako kontratu bat sinatzeak berriro diogu guretzat ez da inondik inora logikoa beraz kontratu programa hau

jarraikortasun hutsa da jarraikortasuna baino ez du adierazten plan estrategikoaren balantzerik gabe batzorde bereziaren ondoriorik gabe beste inolako hausnarketarik gabe berriro diogu jarraikortasun

da edukiari dagokionez unzalu jaunak

sinatutakoa aipatu du nolabaiteko diferentziak egin nahian egia esan nik neuk

irakurri ditut biak eta ez dut diferentzia handirik aurkitzen hamar misio edo helburu eta hamaika konpromiso adierazten dira oraingoan eta kasualitatez edo ez dakit urgellenak eta suriorenak ere hamaika zituen asko berdinak eta besteak

beretsuak aportazio ekonomikoa ere beretsua surio bi mila hamabian gainetik iturbek bi mila hemeretzian

eta helburuak eta konpromisoak zehazten dira eta egiten da

helburuen eta konpromisoen zerrendatze bat eta egia esan behar baldin bada zaila da borondate oneko helburuen kontra egotea oso gaizki

baina arazoa non dago arazoa horiek inplementatzerakoan daude helburu bat kokatzen denean helburuak onak izaten dira

horiek nola gauzatzen diren horiei zer jarraikortasun egiten zaien eta

proiekzio edo horiek zein etekin ematen dituzten hori da baloratu behar dena

iturbe anderea kontratu programa hau

egun berean orduan kontua hori da ez da kontua

gure eitb horretan gaur goizean

eaj pnv hori zer da hori da

manipulazio ez baldin bada zentzura da zentzura ez baldin bada da gobernuaren aldeko propaganda merkea hori lehen konpromisoa dago beraz bigarrena

elebidunagoa izan behar duen gizartea sustatzea ondo ados gaude guztiok agian egongo gara ados

kontratu programan orrialde batzuk atzerago joan eta

kateei kate bakoitzari eman behar zaion ezaugarri eta izaera

nolatan kate bakoitzak duen eginkizun konkretu bat eta

alegia euskara etb bati bakarrik egokitzen zaio eta beste gauza batzuk

euskadi irratiari eta gizarte kohesioa eta halako gauzak besteei eta horrek funtzionatzen du euskararen kaltetan eta euskara ez da suspertzen eta eitbren hasierako fundazioko helburuak

dualizazio horren baitan egiten dena da galdu gero klaro gero bruselan atentatua egoten da eta norbaitek eitbn agintzen du

inportantea denez inportantea erdaraz eman behar delako eta egun on euskadi utzi egiten da eta en jakera pasatzen gara porque lo importante se da en español

geratzen da bigarren maila batean jarraitu genezake euskara eta kirola sustatzea ikus entzunezkoen industria sustatzea barkatuko didazue baina partida presupuestaria honekin ez da inondik inora

zenbatetan murriztu da azken lau urteetan ikus entzunezko sektorea indartzeko partida ez dakit buruz baina badakizue nik baino hobeto zenbatetan zenbat milioietan murriztu den diru partida

beste alde batetik bake eta bizikidetza plana betez jardutea bake eta bizikidetza plana hanka motza da murritza da zuek zerorrek

inorekin adosteko baina era berean etb erabiltzen duzue bere difusiorako

kontratu programa honen edukiekin inondik inora ere beste bat enpresa gardentasunaren printzipioak aplikatzea zenbatetan

honetan lau urteetan gestoreen sistemaren inguruko informazioa gestoreen sistema eta gardentasuna

ez dago inondik heltzerik gestoreen sistema da sistemarik eta opakoena eta ez gardenena eta ez gardenena esan bezala orduan

jarraikortasun hutsa da besterik gabe egin beharreko zerbait bezala hartua ematen duena eta egin da eta hor dago

baina guretzat honek hankamotz geratzen da bai formetan

ondo dago baina norabidea eta helburuak argi daudenean eta hori ezean gurean berretsi egiten gara eitbk momentu honetan behar duena hausnarketa estrategikoa da

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria uribe etxebarria jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburu andrea saiatzen ari naiz begiratzen urruzuno jauna eitbko twitterrean baina hainbat kontu dauzkate eta ez dut aurkitu baina

bale hitz egingo dugu horretaz esan nahi dudana da hemen aipatua izan den bezala

eusko jaurlaritzaren kultura hezkuntza eta hizkuntza politikarako sailak eta eitbko zuzendaritzak bi mila hamasei bi mila hemeretzirako

sinatu zuten guretzat berri pozgarri bat berri ona zalantzarik gabe eta berri ona da izan ere erabaki horrekin ekimen horrekin eitbk

bere jarduera eta bere eginkizuna era txukunean eta baldintza

egiteko tresna oso beharrezko bat bere ezaugarri gaur egun indarrean dagoen kontratu

ezaugarri nagusienetariko batekin urte anitzeko iraupena

unzalu jauna kendu ziozuena zuek kendu ziozuen kontratu programari ezaugarri hori eta hori berreskuratzea

berreskuratu egin da gogoratu nahi dizuet mila bederatziehun eta laurogeita hamairuan legebiltzar honek ebatzi zuela programa kontratua zela formula hoberena eta egokiena eusko jaurlaritza eta eitbren arteko eta berriz diot eusko jaurlaritza eta

eta arautzeko beraz etxe honetatik eskatu zitzaien eskema hori bereganatzea eta garatzea administrazioko beste arlo batzuetan egiten den eta egiten den bezala adibidez osasun arloan gero europar batasunetik

garapenarekin batera formula berbera aldarrikatu zuten eta estatuko ikus entzunezko komunikaziorako lege orokorrak ere figura hau eskatzen du eta ezartzen du historiarekin jarraituz lehen programa kontratua bi mila bi bi mila bost aldirako izan zen bi mila sei

luzatua baita ere bigarrena bi mila zazpi bi mila hamar arteko iraupena izan zuen eta ondoren urtez urte

arazo ekonomikoak eta presupuestarioak zirela medio hori

unzalu jauna zuek bi mila hamabian beste hirugarren programa kontratu bat sinatu zen zuek ere bai baina baita ere urtez urte onartua izan zedin urtez urte onartua izan zedin aldiz eta hori

egunean indarrean dagoena bi mila hamasei bi mila hemeretzi arteko iraupena izango du beste era batera esanda zorionez eta azpimarratu nahi dut zorionez etbko programa kontratua bere nagusienetariko bat berreskuratu dut lehen esan dudan bezala hau da urte anitzetako izaera plurianualitatea azken batean horrek eitbri ematen baitio

finantziero egonkor bat eta hori oso inportantea da eitbrentzako

kontsiderazio eta begirune instituzional

horretaz gaur egungo programa kontratuetaz eta bere iraupenetaz poztu egin beharko ginateke hau da eitbk programa kontratuaren eskutik plurianualitatea eta epe ertainerako

berreskuratzen duelako eta utzidazue baieztatzen ikuspegi arduratsu eta instituzionala badugu iraupen horrek ez duela nahita nahi ez legealdi baten aldirako hitzez hitz bete behar hori pasatzen da beste leku batzutan eta hori pasatu zen bi mila zazpi bi mila hamar urtearen artean

programa kontratuarekin hau da legealdia bi mila bederatziko maiatzean bukatu zen eta ondoren

eta gobernu horrek aurreko programa kontratuarekin jarraitu zuen hori bai aldatuz bai zifretan eta gero plurianualitatea

eitbren eginkizuna eta batez ere zer nolako baldintza eta testu inguruan arintzen den ezinbestekoa izan behar zaigu ulertzea programa kontratua formula egokia dela eta hori plurianuala izan behar dela bi arrazoi nagusienengatik eta zuek batzutan azpimarratu edo adierazi dugulako ikus entzunezko sektorea etengabeko eboluzio teknologikoan dago besteak beste eta bere etengabeko egokitzapena jarduera planifikatuak behar ditu talde multimedia batek ekoizten dituen produktuak urte natural bat baino haratagoz doazela eta ondorioz urte natural bat gainditzen duen planifikazio bat behar duela bere programazioa urte natural bat baino haratago doala

programak ez dira sortzen egun batetik bestera jaun andreok kasu honetan ere ezin dugu ez da onargarria eitbri erruki gabe emaitzak exijitzea eta bestalde eta aldi berean

baliabideak eta tresnak ukatzea hori jarrera desleiala da hori ezin da onartu beste

beste puntu inportante bat programa kontratua

ia ia ekimen nik esango nuke administratiboa eta legebiltzarrak izan ditzake bere eta badu bere papera baina eginkizun hori beste administrazioetan pasatzen den bezala hori jaurlaritzarena eta

eginkizuna da soil soilik ez ditut berriro ere errepikatuko zeintzuk diren

ezta ere kontratu programaren formularen ezaugarri nagusienak zuzenketak direla eta eh bilduk aurkezten digu sei puntuz osatutako zuzenketa bat komentatu dizudan bezala nik uste dut erabat zilegi da errespetagarria da hor

hainbat gauza baina baita ere inportantea da programa kontratua ez desitxuratzea programa kontratua programa kontratua da

ezin zaio programa kontratuari berari ez dagokion gauza batzuk eranstea

horrela izan da beti eta beno zuk aipatzen duzu batzorde berezi hori

arabera eta eskuartean dugun parte hartzeko metodologia euskal herriko unibertsitateak egindakoa batzorde horren hausnarketa

beraz era bat aproposa hurrengo programa kontraturako bere garaian ateratzen baldin badira

sartzeko programa kontratu berri horretan

bai berehala por lo tanto realmente decepcionante señor unzalu eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

erantzuteko txandara pasatuz euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

unzalu jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

bai uribe etxebarria jauna ez saiatu alperrik

beraz hori da guk gure zuzenketan jasotzen saiatu izan garena esan bezala kontratu programa bat momentu honetan

egiten dela arazo nagusia da kontratu programa horren edukia forma ere bai

baina muinean daukan arazoa edukizkoa da eta guk uste dugu edukia dela aldatu eta zentsu horretan hori da gure zuzenketak jaso nahi izan duena eta ikusiko dugu ere zenbaterainoko babesa jasotzen duen bozketan eta edukiaz hitz egiten dugunean hitz egiten dugu gardentasunaren

gestoreen sistema desagertzea eta sistema horren gardentasuna bermatzeko neurriak bitartean gutxienez ezartzea planteatzen duguna da albistegien egituraketan parte hartzen duten karguen karrera profesional bat ezartzea alegia kargu horietara heltzeko

aukeratuak izan ahal izateko planteatzen dugu arloetako kazetarien espezializazio bat eman egin behar dela planteatzen dugu

guztietan euskarak izan behar duen presentzia eta nolabait kate guztiek taldearen helburu nagusia den heinean euskararen suspertzea kate guztiek erantzun behar diotela helburu horri eta ez hemen aipatu izan dudan bezala ez dualizazio baten baitan non euskara

kondenatzen duen planteatzen dugu euskal herriko unibertsitatearekin egindako hitzarmenak ere leku izan behar duela kontratu programa horretan eta eskatzen dugu konpromiso bat zeren hemen aurrekontuetaz hitz egin da eta aurrekontu horiek

gure ustez planteatzen diren partida presupuestarioak gutxiak dira murritzak dira guretzat hortik gora derrigorrez joan behar da nahi baldin badugu

eduki eta guk eskatzen dugu konpromiso bat partida horiek gutxiengoa markatu dezatela hurrengo konpromisoetarako beraz esan bezala hori da guk eskatzen duguna gure kritikak automatikoki

kasu honetan gaurkoan taldeek egin duten erdibidekoarekin bat egiterik esan nahi guk gurearekin aurrera egingo dugu beraz abstentzioa plantatuko dugu

erdibidekoan eta gure zuzenketarekin
aurrera jarraituko dugu besterik gabe eskerrik asko urruzuno jauna

proposatu eitbren aurrekontua gehitzea

aurreikusten dute bere aldaketa edo bere salaketa

edo bere iraupena edo luzatzea hobeki esanda empatía

eskerrik asko uribe etxebarria jauna eztabaida amaituta

euskal sozialistak euskal talde popularrak eta upyd mistoak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai

berdintasuna dagoenez berriro errepikatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita zazpi ez

berdintasuna jarraitzen duenez hurrengo plenorako utziko dugu gai zerrendako seigarren puntua euskal talde popularrak egindako legez besteko proposamena bilbao

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

criterio de eficacia nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria juez anderea zurea da hitza

horretarako sortu zen sozietatea eta aurkeztutako kontrako argudioetan esaten da bere helburuak ez dituela bete eta ez dituela betetzen

bi mila hamalau urteko ekintzen memorian agertzen den bezala aireportua sustatu da burutu diren ekintzak azaldu ondoren zeinek esan dezake ez dela ezer egin eta sortu zen helburuarengatik ez dela ezer egin eta ia ez dela ezer lortu

aireportu bat sustatzea orain aipatu ditudan ekintza guzti horiek

beraz non dago arazoa zergatik esaten da sozietateak ez dituela helburuak bete ez duela aireportua sustatu ezagutarazi eskaintza handitu eta indartu zer proposatzen dute hau baieztatzen dutenek datuak eta memoriak hor daude horren aurrean ez dago zalantzarik edo ez zen zalantzarik

eskatzen duguna baina hau guztia eskatzen dugu ez zalantzak ditugulako hiru sozietate hauen funtzionamendua ezagutzen dugu orain arte egin dutena

ezagutzen ditugu azaldu ditut eta erraz konprobatu daitezkeen datuak dira zalantzak ez baina beti gaude hobekuntzaren bidea hartzeko prest hori da gobernu honen oinarria ardatza helburua betebeharra gure nahia hori da orain arte jarraitutako bidea egiteko modua beti aurrera hobekuntzaren bitartez guretzat hemen bizi garenontzat helburuak betetzen eta erronka berriak

gaur eguneko errealitatea hau da nahiz eta batzuei ez zaie komeni

saiatzen diren besteon kudeaketa zikintzen bestalde gastuei dagokionez vicente reyes jaunak orain dela oso gutxi egin dituen baieztapenetan

urtero sustapenean inbertitu den diru kopurua antzerakoa izan da hala ere urteko gastua jaisten joan da azkeneko urteetan

en orden durante casi dieciséis años gastuen zerrenda zehatza aztertu genezake baina uste dut ez dela beharrezkoa helburuak betetzen dira

y la promoción helburuak zehatzak eta aberatsak dira

ondo dago galdetzea eta jakitea baina utzi lanean
utzi beraien lana ondo egiten eskerrik asko eskerrik asko juez andrea eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain jauna zurea da

osoko zuzenketa defendatzeko balio ahal duten justifikazio ideologikoa eta argudioak ekartzea baino datuak ekarri dizkizuet izan ere batzuek kudeaketaren esparrura eraman nahi gaituzte nik bizkaiko batzar nagusietan eta bilbao air berean emandako datuak

bilaka ibili naiz eta nahiko harrigarriak iruditu zaizkit datu horiek balio izan didate irudi bat egiteko gaiaren inguruan

gracias eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak juez anderea zurea da hitza

lotsagarria dena da pentsatzea datu hauek guk hobeto interpretatzen ditugula hori da lotsagarria badakizue hori ez dela egia

amaitzeko mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren

ez da onartu jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeak batera aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

etnikoa da lurralde hori historiaren gora beherak eta biztanleen bestaldeko interes geoestrategikoak direla eta azerbaijanen barruan kokatuta geratu zen eta horren ondorioz

hasi zen nagorno karabajen eta azerbaijanen artean

desagertu zenean eta armeniako eta azerbaijaneko errepublikak sortu zirenean gatazka gerra bihurtu zen

iraun zuena milaka hildako eta desplazatu eragin zituen eta su eten bati esker bukatu zena zeinak

gerrak jarraitzea eragotzi baitu bi mila hamaseiko apirilaren bian azerbaijanek alde bakartasunez

erasotzeari ekin zion aurretik inoiz ez bezala bien arteko kontaktu linearen perimetro osoan eraso horrek

haien artean lau zibil eta horietako bat haur bat zen

hartzeko ekintza militarrak berehala geldiarazteko eta tropa militarrak erretiratzeko bi mila hamaseiko apirilaren bata baino lehen zeuden tokietara irmoki babesten du europako seguritate eta lankidetza erakundearen taldearen bitartekaritzaz negoziatzeko prozesuari berriz heltzeko beharra

ere parte hartzea legebiltzar honek lehenengo erabakia zuen bezala